egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako utzi dela

aldez aurreko gaiarekin hasiko gara mozioa maría carmen lópez de ocariz lópez de muniain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua zuia eta urkabustaiz hornitzeko eraikuntza proiektuari buruz

elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak aurkeztutako erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

contra beraz enpatea egon da berriro bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y seis

enpate dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako lehenengo puntua mozioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

gizarte elkarrizketarako organo iraunkorraren egungo egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eta denok norabide berean doazela ontzi berean guk pasaden astean lehendakariari esan genion trainera bat izan daitekeela

tandema trainera bat zeinean patronalak timoia eramaten duen

egiten du baina sindikatuek eta euskal lan mundua ezagutzen dutenek ontziaren metafora erosten dute baina pentsatzen dute enpresaren

galera bat baizik galera bat zeinean batzuk

doaz eroso eroso eta beste batzuk lotuta

danborra jotzen duen bitartean eta latigoa astintzen duen bitartean patronalaren lan harremanen eredua da berriki ezagutu dugun moduan enpresan epaitegian zigortua izan den eredua

eta lan murrizketak inposatzeko esaten digute berreskurapenean gaudela ekonomia hobeto doala aurrera goazela eta egia da datu makroekonomikoak ikusten baditugu ikusten dugu nola barne produktu gordina

hazkunde majoa parametro historikoetan ehuneko

oso berri ona litzateke baina egin behar dugun galdera da lapurren eta polizien filmetan edo ustelkeria ikerketetan

non dago dirua non dago hazkundea historikoki esan digute ekonomia tarta bat dela eta tarta hazten bada denon zatia proportzioan handituko dela ere bai

hori ez da gertatzen ari dena gaur egun non dago dirua soldatetan ez dago daramagu denboraldi luze bat soldaten erosmen ahalmenaren

adecco informean esaten da erkidego honetan bi mila hamazazpian soldatek ehuneko bi koma bost galdu dutela erosmen ahalmenari dagokionez eta hori gehitzen da azken urteotan

ehunekoari soldatetan ez dago berreskurapena pentsioetan ere ez dago berreskurapena eta ez naiz luzatuko pentsiodunak kalean daudelako dagokiena aldarrikatzen

salatzen zerbitzu publikoak hobetzeko ere ez da diru gehiago

eta bi mila hemezortziko aurrekontuetan zorra ordaintzeko eta tav ordaintzeko kantitatea deskontatzen bada bi mila hamaikaan baino diru publiko gutxiago dagoela

ondorioztatzen dugu beraz non dago dirua ez dago soldatetan ez dago pentsioetan ez dago zerbitzu publikoetan inek argitu digu non dagoen dirua estatu espainolean

aurten konparatzen badugu duela hamar urteko egoerarekin hauentzat dibidendu horiek jasotzen dituztenentzat dagoela gaindituta krisia dibidenduen banaketa krisia baino lehenagoko urtearekin konparatzen badugu bi mila zortziarekin konparatzen badugu dibidenduetan heren bat gehiago banatzen ari da hazkundea izan da ehuneko hogeita hamairua beraz hor dago dirua hazkundea badago baina hazkunde horren etekin guztiak

lanean dago eusko jaurlaritza oreka berri baten alde oreka zuzen

langileen aldarrikapen zilegien alde kokatu ordez jaurlaritza patronalaren alde patronalaren ondoan edo patronalaren menpe dago

duela gutxi elkarrizketa sozialaren mahaiarekin gertatu dena ikusi ondoren gobernua osatu zuen hasieratik

jaio zen mahai bat baina herren egotetik hilda egotera

más intransigentes y más derechistas de la patronal guk uste dugulako edozein gobernuaren betebeharra badela harreman ahalik eta hoberenak izatea enpresa elkarteekin guk ez dugu uste gobernua patronalarekin hautsi egin behar duenik

enpresa elkarteekin harreman onak izaten eta gobernua saiatu behar da ere enpresak laguntzen bultzatzen aholkuak ematen erraztasunak ematen guk

gobernuaren jarrera oso bestelakoa izan behar duela eta badela garaia gobernua planto egiteko

confebasken alde egin behar duela eta elkarrizketa mahaiarekin gertatu dena ez dela kasualitate bat ez da deskuido bat gauza inportanteak ez dira ahazten da

enplegu politikak patronalarekin erabaki egin behar direla eta klaro gobernuari ahaztu zaio ostras hor daukagula elkarrizketa mahai bat igual

bururatu ere gero ondoren ikusita sortutako iskanbila eta egindako

agian akats bat izan zela baina akats hori oso adierazgarria akats bat izan da formak galdu dituztela baina muinean uste dugu gobernua jarraitzen duela konbentzituta gauza garrantzitsuenak confebaskekin adostu egin behar direla edo okerragoa dena confebasken diktatuan egin behar direla ikusten baditugulako politika ekonomikoarekin zutabe nagusiak errepasatzen baditugu banan banan ikusiko dugu nola guzti guztietan gobernuak eta patronalak bat egiten dute industria politika da patronalak nahi duena eta askotan agertu da prentsan publikoki gobernuaren industria politika txalotzeko sindikatu guztiak politika erreala eta eraginkorra ez dagoenean esaten duten bitartean lan harremanetan dauzkagun tresna juridikoak patronalek madrilen inposatutakoak dira baina madrilen inposatu badira hemengo patronalak buru belarri aplikatu ditu eta aprobetxatu ditu euren etekinak maximizatzeko eta langileen lan baldintzak eta soldatak okertzeko fiskalitatearen inguruan zer esan zer esan herri honetan bizi izan dugun tragikomediaz zeinen abiapuntuan gizarte gehiengoaren

eta baita ere ekonomia sustatzeko eta azkenean patronala agertzen da gelditzeko agintzen du eta azkenean enpresarioei zergak jaisten zaizkie eta azkenengo kapitulua esaten nuen moduan politika industriala lan harremanak eta fiskalitatetik aparte enpleguarekin gertatu dena

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi como ya se ha comentado

euskadik ezin du aurrera egin negoziazio kolektibo eta elkar hartze sozialik gabe lehendakaria gure helburua argia eta zehatza da

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzunen txandara pasatuz hérnandez jauna zurea da hitza

egin behar duela ahalegina patronalarekin ondo moldatzeko eta enpresak laguntzeko eta enpresak sustatzeko eta enpresak bultzatzeko

baina gero egin behar du ahalegin bat enpresari ondo joate horrek eragina izateko gizarte osoan ez zaigu ezertarako balio pobretzen gaituen hazkunde bat ez zaigu ezertarako balio enpresak ondo joatea gero ateratzen den etekina ez da behar bezala banatzen

bigarren parte horretan ez da nahikoa lehenengoa porque lehenengoan pobretu gaitezke gehiengoa pobretu daiteke eta pobretzen ari da eta hori da gertatzen ari da eta zuek hori onartu ordez

mesedez abiatu berriro lehentasunak lehentasun jendearen ongizatea eta gehiengoaren ongizatea jarri dagokion tokian eta egin gauzak beste era batean porque nik ez dut esaten zuek confebasken menpe zaudetela

erakusten du hori horrela dela eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

yo le creo consejera eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

bototara jarriko dugu hernández hidalgo jaunaren mozioaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika boto aldekoa berrogeita sei contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamazazpi boto

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita zortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu plan estrategikoa osatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideok denoi egun on bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegurako plan estrategikoa aurkeztu zuen beatriz artolazabal sailburuak otsailaren hogeita hiruan azaldu zuenez enplegua sortu

sostengatzera etorritako bi mila hamalau bi mila hamasei enplegu planaren planteamendua gainditu eta euskal gizarteak dituen erronka berriei erantzun ahal izateko neurri estrategiko eta kualitatiboak

dator enplegurako plan estrategiko berri hau izan ere bi mila hamalau bi mila hamasei enplegu planaren ebaluazio txostenean argi agertzen denez kalitate handiagoko enplegua eskainiko duen lan merkatu baten alde egiteko beharra

horretarako behin behinekotasuna eta lanaldi partzialak murriztu behar dira eta adostasuna eta lankidetza oinarri dituzten lan harremanak babestu eta horretarako plan estrategiko berriak uztartu beharko lituzke batetik ikuspegi estrategiko eta kualitatiboa eta bestetik enpleguaren arloko neurri zehatzak

hauetan aurrera egitea ahalbidetuko dutenak enplegu gehiago enplegu hobea eta pertsona guztiei aukera ematen dien lan merkatu bat argi zegoen beraz

jasota baitago gertatzen dena da uztartze lan hori ez dela era argian jasotzen aurkeztu zaigun enplegurako plan estrategiko berri horretan enpleguaren arlo estrategikoari dagokionez txostenaren sarreran bertan esaten da gure gizartea

honen inguruan asko eztabaidatu dugula eta horregatik inguru hori ezagutu eta analisi zehatza egitea funtsezkoa

eremuan politika publikoetan erabakiak hartzeko txostenean bertan jasotzen da hau ere nora goazen definitzeko saiakera horretan

eta etorkizuneko hipotesi eta prospekzioak aztertu eta horietan oinarritutako bideak irekitzea funtsezkoa da estrategian bertan aipatzen dira

eragin erabakikorra duten zenbait faktore eta oso datu

zaizkigu lanpostuen aurreikuspenari dagokionean

egoera makroekonomikoari dagokionean sektore ekonomikoek izango duten aldaketa garbiaren inguruan lanbide taldeek izango duten aldaketa garbiaren inguruan enplegu eta bere egoerari dagozkion adierazle garrantzitsuak ere aipatzen dira genero ikuspegitik

eta hortik nolakoa izan daitekeen ere antzeman daiteke horrek ematen digu baita ere informazio oso argi bat beharrezkoa izango dugun formakuntzaren inguruan

lanpostu asko ordezkatzeko aukera irekitzen dela herri honetan

hirurehun mila direla esaten dute beste batzuk edozein kasutan asko izango direla

baditugu beraz etorkizuneko hipotesi horiek sortzeko elementu nahikoak nora joan nahi dugun ondo definitu irauli nahi diren egoerak argi identifikatu

guzti hori uztartzea tokatzen zen orduan eta uztartze lan hori enplegurako plan estrategiko honetan egin beharreko lana zen

bide eraginkorrenetako bat baina zentzu honetan

planak ez dugu ikusten eskuartean duzuen etorkizuneko informazio hori elementu guzti hauek izan dezaketen izaera

eta etorkizunerako bide berriak irekitzeko norabidea aldatzeko eta aukerak baliatzeko erabili denik estrategian adibidez ez da argi ikusten

hori era ordenatu batean eta kalitatezko enplegua helburu izanik egiteko zein plan zehatza duen gobernu honek

enplegua sortzeko helburuotan anbizio gutxiko plan bat dela iruditzen zaigu ekonomiaren bilakaeran lan merkatuaren joeretan eta prozesu demografikoetan

eta oso kontserbadoreak diren helburuak markatzeaz gain ez da loturarik sortzen sortu eta mantendu nahi den enplegua eta enplegu horren kalitatearen inguruan adibidez esaten da berrogeita bost mila lanpostu sortu nahi direla baina ez da esaten zein motako lanpostuak sortu

eman nahi zaie lan aukera baina ez da esaten zein baldintzetan zein iraupenarekin

justuki enplegu politika berrien orientabidea izan behar duten enpleguaren dimentsio estrategiko bat agerian utziko dute alderdi kualitatibo horietan

baina gero berrikuntza gutxi oso gauza berri gutxi muinera joanda ikusi daitezke konkrezio horretan

planak aurkezten digun elementu berritzaile hori zeren guk ez dugu aurkitu eta justuki gainera ikusten digu

luketen atal horiek enpleguaren kalitatearekin lotutakoak

euskal enplegu sistemaren hobekuntzarekin lortutako horiek enpleguaren arlo kualitatibo horrekin lortutakoak direla justuki plan honetan

dauden atalak hori paradoxa da eta era berean oso kezkagarria da

bide horretan planak berak nabarmentzen du sortuko den enpleguak

ekartzeko arriskua eta gainditu beharreko ahulezien artean aipatzen ditu atzean geratzen diren gizataldeak ere gauza da arrisku eta ahulezia horiek gero ez direla

eta definitzen diren jarduera arloetan ere egiten den planteamendua dagoeneko eraginkor ez dela argi geratu den estrategia batean oinarritua dagoena

gizatalde asko eta asko atzean geratzea suposatzen du eta hori zuzendu ezean atzean jarraitzen geratuko luke aipamen berezia merezi du baita ere

eta gero gizon eta emakumezkoen arteko berdintasunari dagokionean

esan behar da zentzu honetan enplegu estrategian jasota ez badago ere artolazabal sailburuak genero arrakalarekin amaitzeko beharra azpimarratu zuela

ez zegoen planean jasota gerora gehitu da legebiltzar honen ekimenez gehitutako zerbait izan da

planak hutsune nabarmenak ditu eta bestetik noski kalitate handiagoko enplegua eskainiko duen lan merkatu baten alde egiteko beharra hauteman dela esaten genuen hasieran eta horretarako adostasuna eta lankidetza oinarri dituzten lan harremanak babestearen beharraz hitz egiten da hori aipatzen da planaren arestian eta uste dut horri buruz hitz egin duela baita ere casanova jaunak aurreko puntuan

botere guztia emateaz baizik eta lan harremanak babestearen beharraz

plana aurkeztu zenean guk argi esan genuen gogor kritikatu genuen enplegu estrategia hau herri honen gehiengo sindikalei bizkar emanda eraiki izana

egoeraren larritasunaren behar adineko garrantzia ez ematea

eta elkarrizketa blokeo egoeran egonda gerora gertatu diren gauzak oso argi utzi digute

ez dela eman estrategia honen eraikitzean parte hartze hori eta kontsentsu hori ez direla landu eta are gehiago parte hartze eta kontsentsurako aukera guztiak dinamitatu egin dituela gobernuak orain gutxi confebaskekin sinatutako

hankaz gora jartzen ditu estrategia iraunkor bat aurrera eraman ahal izateko berme guztiak parte hartzea eta kontsentsua estrategia iraunkor bat aurrera

elementu klabeak badira parte hartzea kontsentsua elkarrizketa eta lidergoa lidergo publikoa ere estrategia horrelako estrategia bat aurrera eramateko

esango nuke laburbilduz kokapen kontzeptual interesgarri bat duen plan baten aurrean gaude

beharraren nolabaiteko onarpena jasotzen du plan honek baina praktikan betikotik gehiegi duen eta neurritan berrikuntza gutxi

en nuestras vidas eta egoera hori irauli ahal izateko behar beharrezkoa dugu norabidea aldatu horretan garrantzi itzela du hemen mintzagai dugun enpleguaren plan estrategiko honek hori horrela izanda eta aipatu ditugun elementu guzti horien

dela iritzirik estrategiaren norabidea zuzendu eta osatzeko aurkeztu genuen gaur eztabaidara ekarri dugun ekimen hau

aldera hasieran estrategia bertan behera uztera etorri zitzaigun burura edo hori pentsatu genuen

gaiak pertsonen bizitzan duen garrantziaz oharturik eta horrelako eskaera baten

suposatuko lukeen prozedura mantso eta konplikatu horrek

eta horregatik lehenetsi genuen nolabait estrategia hori norabidetzea eta osatzea eskatzea eta horrela jaurlaritzari eskatzen genion bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu plan estrategikoa

kalitatezko enpleguaren helburu nagusiari heltzea eta etorkizuneko joerak eta agertokiei egoki aurre egitea estrategia berriaren bi oinarri nagusiak bilakatuz eta estrategia honetako zenbait atal indartu eta osatzea eskatzen genuen bai prospekzioari zegokionak bai genero ikuspegiari zegokionak eta horretan

uste dut errez saiatu garela akordio horretara bakoitzak beretik

ba bueno bidean gauzak utziz eta iruditzen zait gaurko oso akordio sendoa dela

batez ere etorkizunari begira herri honek dituen erronka horiei begira bidea amankomun batean jartzen gaituelako elementu batzuen inguruan kokatzen gaituelako eta hori beti ere herri ikuspegitik oso interesagarria delako beraz talde guztiei eskerrak ematea batez ere arregi andreari

akordio honetan eta denoi zoriontzea lortutako akordiorengatik eskerrik asko
kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

hay que dejar posiciones de partida eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu plan estrategikoa osatzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai

planak anbizio gutxi duela dio ekimenaren zioak betiko planteamenduak egiten direla ezer berririk ez dagoela helburu kontserbadoreak gaur bertan hemen

eta egia esan burua etortzen zaidala euskal esaera zozoak beleari ipurbeltz argudio hauek bai direla betikoak oposizioak beti

jaurlaritzaren eginkizunak kritikatzeko artolazabal sailburuak ondo baino hobeto azaldu zaizkigun plan estrategikoaren nondik norakoak batzordean

gaur ere hona ekarri nahi ditugunak enplegu plan estrategikoarekin bi mila hogei enpleguaren euskal estrategian eeen ezarritako helburu eta gidalerroak gehiago zehazten dira eeen jasotako diagnostikoa baliozkoa da oraindik ere

egoera analisi arloan eta bai prospekzio lanean diagnostikoan premiazko erantzuna eman behar zaien ahultasun hauek hautematen dira

nahi ez den alderdikeria gazteen langabezia epe luze eta oso luzeko langabeziaren kronifikazioa desgaitasuna duten pertsonen egoera lanbidek duen defizita laneratzeko laguntza zerbitzu pertsonalizatuetan

también ha mencionado argi azaldu zuenez sailburuak plan hau diagnosi eta prospekzio sakon baten ondoren argitaratu zen baita

izan zela castelo andreak ere hemen esan duenez bilduren legez besteko proposamenaren lehen puntuan prospekzioaren ideia

gizarte multzoarentzat erreferentzia izan ekoizpen sistemaren garapenerako eremurik egokiena ekarri eta gizarte eta ekonomia eragileen topaketa ahalbidetu helburu eta gidalerro komunen inguruan politika gizarte lan

aurreko bi mila hamalau bi mila hamasei enplegu planarekin konparatuz berrikuntza nagusiena castelo andreak ere aipatu egin duena enpleguaren kalitatea eta lanbideren kalitatea hobetzearekin lotutako helburuak ezartzea enplegua sortzearen aldeko

asteetan eztabaidatzeko aukera izango dugu eta izan dugu baita lanbideko zuzendaritza taldea buru belarri lanean dabil kudeaketa hobetzeko eta lan bitartekaritza zerbitzua suspertzeko hau ekimenaren zazpigarren puntuan eskatzen da nahiz eta jakin prozedura martxan dagoela

de empleo planak aplikazioaren monitorizazioa eta jarraipena egiteko sistema bat du horrek aukera emango du aurreikusitako helburuen eta emaitzen bilakaeraren berri izateko eta erdietsitako lorpen nagusiak ezagutzeko monitorizazio jarraipen eta ebaluazio adierazleen bidez egiten dira

jardunarekin lotutakoak eta inpaktuarekin lotutako

ez da zaila izan erdibideko batera heltzea non guztion ideiak batzen diren helburu berdina dugulako lana lan kalitatezko lana sortzea

urteko enplegu planetan neurri zehatzak martxan jartzea eta baloratu ahal izatea eskatzen diogu jaurlaritzari besterik ez eskerrik asko
arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz kortajarena anderea zurea da hitza

bai legebiltzar buru andrea legebiltzarkideak artolazabal sailburua

arregi andreak ez dakit zer adostasunetik sortua den zeren dagoeneko estrategia hau planteatu zenean

ez zegoen mahai horretan eta ondoren ikusi dugu zer gertatu den adostasun

etorkizun hori confebaskekin hitz egiten ari zela confebaskekin esklusiban gero ikusi ahal izan dugun bezala

betiko argudioak betiko jarduna oposiziotik eta betiko jarduna

gobernua sustengatzen duten taldetik hori ohikoa izaten da eta normala izango da hein handi batean zuk aipatzen zenituen helburu

planteamenduak direla berritzaileenak baina adibidez helburu kualitatiboei dagokionez

helburu kualitatibo horien inguruko adierazlerik ez da esaten zenbatean jaitsi nahi den partzialtasuna tenporalitatea edo horrelako konturik eta esango nuke lanbideren historia

zer gertatzen ari den lanbideren historian agian bestelako eztabaida eta

eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da

pues es más difícil que nos entendamos eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea

begiratu kortajarena andrea kokapen kontzeptual ona

plan honek baina praktikotasun edo zehaztasun gutxi eta onartuko dizut teoriatik edo idatziz dagoenetik gero praktikara eramatea ba batzuetan zailtasunak egoten direla ez baina ideia berdin berdina erabili zenuen

las personas sin hogar eta gizarteratzeko laugarren euskal planaren inguruan orduan horregatik esan dizut lehenengo txandan zozoak beleari ipurbeltz

beti berdina plan guztietan gertatzen da berdina hombre ba egia esan

batere konpartitzen o sea kokapen kontzeptuala ona bada eta horregatik nik uste ere bai garrantzitsua dala gaurko akordioa kontzeptuetan ados gaudelako

taldeok eta oposizioa ere bai baina errealitate bategaz eta gauzak poliki poliki nik uste

helmugara ahalik eta arinen heltzen eta horrela bidean uzten ditugu gauza asko eta ez dugu

gaurko kasua baina nik uste apurka apurka bada ere bai aurrera joatea oso garrantzitsua

mejorando que tenemos que seguir dando pasos evidentemente baina gauzak egiten ari dira eta gobernuak argi dauka zeintzuk diren helburuak eta horretarako euren

eta gure lana plan horrek ondo bideratzea eta lortzea besterik ez mila esker eta bai ba gu ere poztu egiten garela akordioaz gainera

garrantzitsu honetan ba aho batez onartua izango delako gaurko ekimena eskerrik asko
arregi andrea ba eztabaida amaitu dugunez botoetara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos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

gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzak antolatutako

hartutako kongresuen eta ekitaldien zein eusko jaurlaritzarekin lotutako egoitza publikoei lurralde banaketari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailean txanda

beste behin ere esan beharko dugu neurtzen ez dena ez dela existitzen

donostiako udalean esaten zuenean desoreka gertatzen ari zela kongresu eta horrelako ekitaldiak antolatzeko unean ez zela

eta desoreka nabarmen hori zegoela demostratzeko edo lehenengo azterketak egin zirela horiek ere ez ziren hain zailak izan azken finean big data garaian bizi gara eta txiki data horiek ere eskuratzea inoiz baino errazagoa suertatzen da

eta defendatzen zena argi eta garbi agertzen zen desoreka nabarmena zegoela

azkena zentzu horretan ere azken urteko abenduan ere argitaratu egin da eta azterketak jarraitzen du esaten desoreka mantendu egin izan dela

uste dut lópez de ocariz andereak oso ondo eman dituela hainbat datu uste dut

lehenengo eta behin gure herria txikia da herri txikia gara nahiz eta oso anitza izan

gu oraindik lanean ari gara garena edota izateko amesten duguna errealitatera eramateko

a partir de estos eventos baina edozein kasuan ere hau ondorioa da eta

guk behintzat defendatzen dugu gurea herri aurreratua dugula helburua

lortzen baldin badugu herri bezala adibidez zaintza arloetan berritzaileak izatea inklusiboak izatea herri bezala ere bai irteera bat ematea horrelako neurriei badakigu erreferente izatea lagunduko zuela ere bai

ere hainbat ekitaldi kongresu eta jendea etorriko zela gurea ikustera eta lagunduko zuela

teknologian aurrera egiten dugun heinean gai honekin lotutako bilera teknikoak kurtsoak kongresu edo ugalduko dira

dedikatuko diogu horri ze alde batetik bai gu ere pozik gaude akordio bat lortu dugulako

guk orain dela bi urte turismo legea onartu genuenean hau ere garatuko zela adostu genuen baina bi urte beranduago berriro hemen aurkitzen gara orain dela urte bat horregatik guk ere ez genuen ulertzen onartzearen beharra ez genuen ulertzen ze

ez zegoela edo hori uste genuen zoritzarrez orain dela bi urteetako akordioa edo orain dela urte batean ere bai legez besteko proposamena adostutakoa ez da aurrera eraman bueno guk gaur aukera bat eman nahi diogu eta horregatik

eta desiratzen dugu oraingoan bai oraingoan aurrera eraman dadila baina baita ere gehituko dugu gu adi eta begira egongo garela

espero dugu oraingoan bai beteko dela eskerrik asko eskerrik asko larrion andrea

mila esker eskerrik asko garcía andrea euskal sozialistak

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

ganbara honetan eztabaida berbera izan genuen eta

legez besteko proposamen bat edo testu bat onartu genuen gaur berriro ere eztabaida berbera dugu eta egiten duguna da duela urtebete

testua eta idei nagusiena berretsi baina nik esango nuke elementu gehigarri oso inportante batekin esaten duguna esan genuen eta gaur esaten duguna edo aipatzen dugu ba turismo mahaiaren barruan

eratu behar dela zenbait erakundeen artean edo arteko parte hartzearekin euskadiko turismo mice delako hori bultzatzeko baina gehigarri hori dator gaur

legez besteko proposamenaren hirugarren puntuan zeren jaurlaritzari eta beste erakundeei eskatzen diegu edo esaten diegu edo aipatzen diegu gure ustez zer nolako kriterioak erabili beharko lituzkete turismo mice euskadiko turismo

hori erabat lotuta dago larrion andreak esan duenarekin eta nik uste era zuzenean basque country markari lotuta ze nik uste dut turismo mice horri dagokionez inportanteena

da herri bezala kanpoari begira izan dezagun estrategi bat ahalik eta bai kongresu bilera eta abar erakartzeko noski aipatu diren baldintzekin sostengarria balio erantzia

erabat ados gaude gero tartean eztabaida honetan sartu zaigu berriro ere enpresak egin duen bere bigarren txosten bat baita ere aipatu izan da hemen y bueno yo creo que aquí es necesario

eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz

ez garcía ez corcuera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

hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lan arrazoiengatik

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jauna zurea da hitza

krisialdia sortu zenetik milaka pertsona joan dira atzerrira euskaditik lanaren bila urtero bi mila

gehienak gazte eta gehienak goi mailako ikasketekin

ekarri nahi ditugu bi mila euskaldun horiek ekarri behar ditugu ekarri nahi ditugu senideak lagunak edo auzokoak direlako

hemen gurekin egotea merezi dutelako baina ekarri behar ditugu ere bai ekarri behar ditugu gure gizarteak gazteak behar

eta gure ekonomiak profesional prestatuak behar dituelako eta zerbait egin behar dugu eta zerbait berri egin behar dugu horretarako eta horrexegatik ekimen bat aurkeztu dugu gure taldea

kontratu prekarioekin ez lan baldintza kaskarrekin ere ez

ere ez bada ezpada atzera begira behar dugu

izan genuen euskal herrian azken emigrazioa handia milaka lagun alde egin zuten ameriketara eta indietara

indianoak deitu zieten bere momentuan indianoak

ideiekin ideiak ekarri zuten zergatik ikuspegia zabaldu zutelako munduko aurrerapenak ezagutu zutelako bizitzeko eta ekoizteko beste modu batzuk bazeudela konturatu ziren gaur

eta deitzen diogu laugarren iraultza industriala onartu behar dugu indianoen etorrera izan zen industriaren lehenengo iraultza gero etorri zen bigarrena kooperatibena baina oraindik ere euskal industria asko eta asko indianoek sortu zuten papera

algo nuevo necesitamos hacer algo diferente eta egoera horri buelta eman behar diogu ezin gara geldi geratu mugitu behar gara

mugitu behar da zerbait berri jarri behar dugu martxan zerbait berri erbestean daudenak ekartzeko garapen ekonomikoa finkatzeko eta

gracias eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euskal talde popularra llanos andrea zurea da hitza

hasteko eta behin eta agerian geratu den bezala banatu den erdibideko akordioan euskal herria bildukook ez dugu bat egin proposamenarekin eta nolabait azaltzen saiatuko naiz zergatik erabaki dugun

eta ostean ere abstentziora zergatik joko dugun uste dugu proposamen honetan hainbat gai nahastu egin direla zentzu txarrean gazteez hitz egiten garelako

beste alde batetik bikaintasun programez ere hitz egiten ari garelako gaur egunean martxan ari diren programa ezberdinez hitz egiten ari garelako eta
batak besteari isiltasuna mesedez bai eskerrik asko

batak eta besteak ere bide paraleloak eta ezberdinduak dituztela uste dugulako bikaintasunaz hitz egiten ari gara asko eta

joan behar izan duten gazte horiei begira edo bikaintasuna ikasketetan eta bikaintasuna

kokatu beharko genuke herri bezala aukera bikainak eskaintzen ote ditugun aztertzen eta uste dugu gaur egunean oraindik ere gu hemen euskal autonomia erkidegoan bikaintasunetik urrun gaudela hain zuzen

bizi proiektuak beste herrialde batzuetara garatzera eta ekintzailetzan jarri da

lortu den erdibideko horretan eta inondik inora ez dugu ekintzailetzaren kontra egingo baina uste dugu hortik haratago joan behar zuela proposamen honek horregatik guk ere bere garaian egiten genuen zuzenketa

edo hausnartu ahalko genukeela zer den edo zer ulertzen dugun ekintzailetza nora bideratzen ari garen ere laguntza guzti hauek enpresa txiki eta ertainak non geratzen diren nekazaritza eta abeltzaintza proiektuak adibidez ekintzailetza ote diren edo ez edo ekonomia sozial eraldatzailea eta kooperatiba bezalako

ikuspegia zabaldu beharrean gaudela uste genuen eta horregatik ez gara erdibidekoan sartu guk diagnostiko baten beharra zegoela uste genuen alde batetik ikusteko zein arrazoik bultzatu zuten

hauek kanpora joatea zein baldintzetan dauden egun kanpoan dauden gazte guzti hauek eta zein balorazio egiten dugun ere bai martxan dauden proiektuen inguruan programen inguruan zeren jakin badakigu eta aurretik azaldu da martxan badaude dagoeneko programa batzuk hobetzekoak

baina ikuspegi zabal hori faltan daukatenak gure ustez ez eta ekintzailetzan denbora guztian ikuspuntua jartzeak sentsazioa ematen digu

joan behar izan duten gazte horietan hau da badirudi beraiek ez dutela hemen haien proiekturik garatu nahi izan eta

eta haien ardura baino uste dut gure ardura dela ikustea zein nolako aukerak ematen ari garen momentu honetan

bizi proiektuak eta horren barruan enplegu proiektuak garatu ahal izateko beraz ikuspuntu irekiaren beharra eta aukera izan daitekeena start up bat martxan jartzearena edo

lege bilakatu ezin dugu guztiontzako formula bilakatu eta uste dugu horretan badaudela multzo handi bat ez dena inondik inora sartzen

proiektuek lagunduko luketen kolektibo horren barruan beraz oinarri sozial eta politiko sakona duen arazo baten aurrean gaude hemendik kanpora joan behar izan duten gazteen arazoak oinarri sozialen eta politikoan dauka bere jomuga edo

hobeto esateko eta beraz zentzu horretan erantzunak integralak izan behar dutela uste dugu ez daukagulako ez daukagulako argazkirik eta

baina inondik inora ez dio erantzungo aipatzen ari ginen kopuru handi handi horri dituen behar horiekin beraz

gai oso potolo bat zen gaur mahai gainera ekartzen zena eta gure ustetan lortu den erdibidekoak erantzun partzial bat ematen dio jende bati erantzungo diona inondik inora zalantzarik gabe baina beste askori ez diona erantzungo plan partzial txikiekin ez dugu lortuko egun daukagun arazo honi ba sakontasunean heltzea eta horregatik besteak beste uste dugu

beste proposamen bat ekarriko dugu gazteek duten lan prekarietatearen inguruan lanean jarraitzeko elkarrekin podemosekin dagoeneko ere hitz eginda daukagu zentzu honetan

horretan eta beraz amaitu nahiko nuke berriz ere hori azpimarratzen ez dugu baztertzen edo ez dugu esaten gaur proposatzen den horrek

baina uste dugu kasu honetan eta erbestera joan behar izan duten gazteen kolektiboaz hitz egiten ari ginenean ikuspegi orokorrago bat behar genuela eta horregatik
gure abstentzioa mila esker eskerrik asko etxebarrieta

egun on edo eguerdi on guztioi sailburuok legebiltzarkideok etxebarrieta becerra corcuera eta llanos jaun andreok eguerdi on zuei bereziki bueno etxebarrieta andrea

nik ere sentsazio hori daukat moduren batean apur bat ekimenegaz eta aurkeztu doguzan

indarra gehiago izenburuan egoan ideia horretan gazteen esparruan

ekintzailetzaren esparruan beste batzuk

hori egia dela enfoke askotatik planteatu izan dela

zuoi edo zuek aurkeztutakoari begira zaildu egin du bat egitean guk planteatutako erdibideko zuzenketa

honetan edozein kasutan nik uste dut

azentua ipintzen dugula atzerrira joan diren gazteengan eta hori horrela izan da ez horretan ipintzen dugulako baizik eta ekimenak berak kontzeptu hori atzerrira joaneko

baina zelan ez eusko jaurlaritzaren ekimen

hainbat aipatu izan dabez ekimen asko bultzatzen dira enplegua bultzatzeko sortzeko eta enplegu aukerak egon daitezen

hemen eztabaidatzen dugun puntu honetan hori da planteatu izan dena becerra jaunak aurkeztutako ekimenaren helburua

ondo dago datuak aztertzea eta hemen legebiltzarrean daukagu analisi

hemen daukagu eta hor ikusten da eta aztertzen da bertan jaiotakoa eta aipatuz esanez datuen arabera

baina edozein kasutan jakinda hori dela hemen aztertzen den kolektiboa

kontuan hartu behar dugula datuek zer informazio ematen deuskuen

ez daukagu argazkirik argazkiak baditugu baina egia da oso konplexua direla

motibazioak eta errealitateak zeintzuk diren argazki on batean hartzea

marko plan estrategiko sare oso bat dagoela ekimenak bultzatzeko becerra jauna

ideia batzuk hartuta jatorrizko ekimenean nik uste dut garrantzitsua dela horregatik uste dudalako apur bat nahastu garela zuk aipatu izan duzu bi mila euskaldun atzerritik ekarri nahi ditugu jatorrizko ekimenean ez ziren bereziki aipatzen

jatorrizko ekimenean ez ziren aipatu esaten zen queremos establecer

ez euskaditik gero egon da beste ekimen batzuetan aipamen hori eta egokitu izan dugu baina horrela izan da datuei dagokienez eman deutsut datua zein den

ehuneko zazpi koma bederatzi dira joan direla atzerrira enplegua arrazoi izanda

horretarako bultzatzen dira ekimen ezberdinak batzuk hemendik joanekoei eta beste batzuk etorri daitezen nahiz eta hemendik joan barik egon

erreto bat daukagu herri lez eta erreto demografikoa da eta beste erreto bat daukagu enplegua eta kalitatezko enplegu eta enpresak sortzearena

ekimen ezberdinak bultzatzen dira aipatu izan duzu landhome programa eta zuk esandako lez datuak jaurlaritzak bidalita doguz legebiltzarrean ez dira emaitza onak izan programa horrek izan dituenak eta sailburuak esan euzkun

analisi bat egitea jaurlaritzako sailetik esan euzkuen

eta hobetzeko neurriak hartuko direla aipatu izan da eta lehen

gazteak bereziki itzultzeko programa bat

badago legebiltzarrean sinatu dan protokolo hori oraintsu orain dela hilabete batzuk

baina gure ustez oso beharrezkoa da enpresan esparrua unibertsitatea goi mailako formakuntza landu eta bultzatu

beraz ekimenak asko izan dira martxan jarri direla tasas de emprendimiento bajas en

ideia hori bai zuk becerra jauna bai zuk llanos anderea beno nik uste dut moduren batean bai

hemen bere momentuan ekintzailetza plana eztabaidatu genuean

eta eztabaida horretan sailburuak berak esaten euzkun euskadin egiten dan ekintzailetzaren aldeko apustu hori

kantitatea bultzatzeko gogoagaz egiten kalitatea bultzatzeko gogoagaz baino horregatik ekintzailetza bera

horrela da ekintzailetza proiektu gutxiago dagoz baina goi mailako inobadoreak direnak eta teknologiaren esparruan

puntan dagozan proiektuak eb ko media estatu eta europako

hori oso garrantzitsua da nik uste dot erdibidekoa sinatu

interesgarria dala bultzatzen dogulako ekintzailetza

eta dala ekintzailetza berritzailea eta teknologikoa

esparruan eta hor bultzatzeko eta beno eskatzen dogu ekintza berezi batzuk

kanpotik euskadira bueltatu gure daben horrek aukera izan dagien horretan parte ahal izateko

bultzatu beharko genukeen programa hori eta aipatzekoa da hori dala eta ez dakit kontzeptu hau zelan euskaraz esan baina da la primera aceleradora beno izango da proiektua bultzatzeko

uste dot aipatzekoa dala informazio guzti hau daukagu

dana baina kontutan hartu behar dogu lehenengotatik google

beste hogeita zazpi enpresa traktora sartu zirela eta hainbat eta hainbat start up proiektu interesgarri bultzatu izan direla

gure ustez herri honek dituen bi reto nagusiei bultzatzen jake eta lema bat dago asko gustatzen jatana sailburu zuek aukeratu duzuena eta zoriontzen zaitut uste dot oso lema ona dala

lema hori aukeratu izana eta uste dot ekimen horrek horri erantzuten dautzala bizitzera etorri daitezela

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

nik ere esan dut nire ekimena partziala izan dela partziala eta ekintzailetzara baina zure emendakina irakurri dut eta guztiz ados horrekin ere nik ere babesteko prest nago eta pozik entzun dut bi taldeon artean aukera izango dugula zeozer egiteko

esan behar dugu ez direla atzerrira bakarrik

beste pertsona batzuk ere joan dira eta eraikuntzan edo energia berriztagarrien arloan lan egiten zutenek ere erbestera joan dira

kontuan hartu behar dugu erbestera joan direnak ere guzti guztiak ez zirela

guk ere eta hori azaltzen saiatu naiz partzialtasun horretan uste genuen egun martxan dauden plan ezberdinen inguruko azterketa bat egin behar genuela

martxan zeuden plan horietatik aparte zer behar dugun aztertzerako garaian

bota ditu datu batzuk bilduta badauzkagunak arrazoietako batzuk baina uste dugu are gehiago

que un día tuvieron que marcharse eta gure sentsazioa da oraindik ere joaten ari direla eta hor daukagula

batzuetan bi hiru urrats atzera

argazkiaren orokortasuna ikusteko bai gazteek kanpoan daukaten egoeraren inguruan hemen daukatenaren inguruan eta martxan ditugun programa horiek duten garapen edo garapen ezaren inguruan eta horretan zertan hobetu behar genuen eta partzialtasunetan edo

orokortasunean ikusteko baina zalantzarik gabe eta hasieran esaten genuen bezala ez da

horrelako beste programen kontra edo

bere garaian ere ekintzailetza planean parte hartu genuen proposamenak egin genituen batzuk onartuak izan zirenak gainera zentzu horretan lan egiten jarraituko dugula

ideia bat eta ez dut esaten honekin

baina enprendizajeaz ari garenean askotan sentsazioa daukagu ardura jartzen ari garela gazte horiengan edo proiektu horiek nolabait garatu ez dituzten horietan eta ez horrenbeste egun dauden baldintzetan eta ea baldintzak ematen ari diren proiektu pertsonal eta lan proiektu horiek garatu ahal izateko beraz

norabidean eta agian diagnostikoan bat egin dezakegula baina urrats horretan edo zentzu horretan guk atzera edo bi pauso atzera eman nahi genuen

ikusteko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea corcuera anderea zurea da hitza

eusko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza bai
legebiltzar buru andrea hiru ideia azpimarratzeko bertatik llanos andrea decía que

plana bizia da horrela planteatu izan gendun adostu gendunean plan hau bizia zala eta

egoala eta nik uste dut gaur onartu dugun proposamen hau zentzu horretan doala plana hobetzeko bidetik doala y para terminar usted se refería

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamazazpi